gai zerrendako lehenengo puntua mozioa jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua euskadiko pentsiodunen egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena hernández jauna proposatzailearen txanda da ekimena aurkeztu eta

eskerrik asko hernandez jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak

egun on lehendakari eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburuok legebiltzarkideok egunon guztioi

hernández jauna momentu batean pentsatu dot eusko legebiltzarrean barik

hori da zuen helburua ekimen honegaz mozio honegaz zein da zuen helburua ze gaia irakurtzen badugu

euskadiko pentsionisten egoera euskadin pentsionisten egoera euskadin eta zuk

orduan helburua zein da pentsiodunen egoera hemen herri honetan euskadin edo euzko alderdi jeltzalea kritikatu bi mila hamazazpian lortutako akordioagatik edo

bi mila hemezortziko balizko aurrekontuen negoziazio baten aurrean moduren batean baldintzatzeko debería aclarar usted

kudeatu gura dugula guk aldarrikatu izan dugu guk uste dugula eta akordio horretan sartuta dago pentsioak kpiaren arabera igo behar dabela guk aldarrikatu izan dugu hogeita hiru barra bi mila hamairu legea

bere momentuan kongresuan eztabaidatu zanean baita eta beste hainbat eta hainbat puntu

eskerrik asko gorospe andrea jarraian eh bildu taldearen ordezkaria

egun on guztioi bueno gaur mahai gainean daukagu elkarrekin podemosek aurkeztutako

eta denok dakizuenez erdibideko batera heldu gara gure proposamena barne sartu duelako bere jatorrizko proposamenean

zergatik sartu egin dugu zuzenketa hori eta zergatik onartzen dugun erdibidekoa hernández jaunarekin

bi mila hemezortziko aurrekontuetan estatuko aurrekontuetan gertatuko dena edo gertatu daitekeena guretzat arazoa ez delako bi mila hamazazpiko estatuko aurrekontuetan gertatutakoa

hori ez da arazoa guretzat arazoa eredua da aurrekontu eredua da guretzat arazoa estatuak gaur gaurkoz daukan aurrekontu eta aurrekontu eredu hori ez da kasualitate bat ez da gaur hainbeste euria daukagula ez da meteorologia

begiratu aurrekontu politikari dagokiola hitz egiten dugunean eta estatuko aurrekontu politikaz hitz egiten dugunean

gauza batzuk daude oinarrian eta estatuko aurrekontuek daukate oinarrian

gastuen muga defizit mugak eta horiek guztiak erabaki politiko batzuen ondorio dira

eta hori dela mahai gainean daukaguna orduan guretzat argi dago aurrekontu hauek

eta aurrekontu politika hauek ez diote gizarteari orokorrean erantzuten baina jakina pentsionistei ez diete erantzuten inolaz ere ez inolaz ere ez eta bakoitzak jakingo du zein den bere erantzukizuna politika horietan

nolabaiteko kanpaina bat piztu da zenbait komunikabideetan zenbait politikarien artean aurrekontu hauen

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

momentu batean pentsatu dot pinedo andrea zuek be madrilera han gobernatzeko gogoagaz joaten zariela

baina guztiz guztiz espainiako aurrekontua eta espainiako klabean egindako diskurtsoa izan da bere osotasunean

alderdiko presidenteak menos propaganda eta lehendakariak be esan eban aipatzen direnean bi mila hamazazpiko akordioak akordioak betetzeko direla berez

la antesala datorren astean eta hurrengoan madrilen egingo dan eztabaida horretan kokatzeko zuen diskurtsoa

oportunismo politikoagatik aukerak galtzea politika egiteko

argi daukagu zelako egoeran dagozan alargunak eta pentsiodunak hemen inon baino hobeto por cierto

nafarroako gobernuan hasi dira egiten pausuak ematen hobetzeko alargunen eta pentsiodunen egoera baina oraindik urrun gu gagozan egoeragatik ba zuek bakarrik edo alderdi sozialistagaz zauzien lekuetan lehen

martxan jarri hemen daukagunera zuek heldu ahal izateko

tratatu daiguzan pentsiodunak eta lehenengo eskatzen dozkuena da

interes partidistagatik gu ez ginen manifestazioan pankartan egon gu jende artean egon ginen

viudas y pensionistas de euskadi hori da gure ardura nagusia eskerrik asko eskerrik asko gorospe
anderea euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

ai eh bildu barkatu barkatu eh bildu pinedo anderea zurea da hitza

nik bai hitza hartuko dut miren hernandez jaunarekin badakigu

heldu gara adostasun batera damborenea jaunaren diskurtsoak

gorospe anderea gaur nirekin ez zara askotan zentratu

baina esaten didazunean hori hemen zure alderdikide batek pentsioen inguruko eztabaida batean bere esaldia izan zenean

estatuko eskumenak dira estatuko erantzukizuna dira pentsioak finkatzea pentsioen normatiba

estaltzen horregatik ni gaur estatuaz hitz egin behar izan dut

hitzaldian gorospe andereak esan du ehun eta berrogeita hamabostaren

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu bai

guk sartutako osoko zuzenketaren testua sartu dela azken puntuan eta erdibidekoa sinatu dute legebiltzar taldeek arazorik ez badute eta posible bada
eskatuko genuke laugarrena puntu hori aparte bozkatzea bale oso ondo arazoren bat
hernández jauna pinedo anderea sí qué

orduan bozkatuko ditugu bat bi eta hiru puntuak lehenengo bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu dira lehenengo hiru puntuak jarraian laugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita sei boto aldekoa nueve contra

bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gernikako estatutua bere osotasunean betetzeko obligazioari buruz eztabaida eta behin betiko

egun on lehendakari jauna sailburua legebiltzarkideak gaur zangoak hemen ditu baina burua madrilen daukat eta horrela hasi nahiko nuke

nola politikariak politikan sartzen diren eta gobernuetan sartzen diren programak betetzeko

programa politiko betetzeagatik zergatik ari diren madrilen epaituak izaten musu handi bat bidali nahi diet hemendik eta espero dut justizia egin dadila hau esanda gaurko puntuarekin sartuko naiz

nahiko kontsentsu altua dauka hogeita hemeretzi urte beranduago ari gara puntu honetaz

hau ez litzateke agenda politikoan egon beharko eta zoritxarrez hala dago zoritxarrez ere

osatzen dugun kidetako batzuk nahiko eszeptiko izan ginen bere garaian gernikako

onartua izan bazen ere eta berretsia izan bazen ere bai gorte orokorretan eta baita eaeko biztanleen artean bizkaia gipuzkoa eta arabako biztanleen artean berretsia izan bazen ere batzuok nahiko eszeptikoak izan ginen hasieratik eta hori horrela aitortu behar da

egia esan behar baldin bada hobe da hau izatea ezer ez izatea baino eta hori ere horrela da eta hobe litzateke hau guztiz garatua egotea eta guztiz beteta egotea hogeita hemeretzi urte beranduago lege organiko bat beteta ez egotea guk munduan esplikatuko bagenu

ez dela betetzen ari eta ez dela garatua izaten ari esango bagenu munduan zehar

nahiko harrituta geratuko litzateke baina espainian gauza hauek gertatu gertatzen dira

inork gutxik dauka hirurogeita hemeretzian eduki zuen ilusio hura

ematen zizkigun eskuduntzekin eta konpetentziekin herrialde honetan politika serioak eta autoantolakuntzako politikak egin genitzakeela sinesten duenik gutxiengo politiko bat bere betoa ezartzen duena madrilen indartsua dena hemen ia ia residuala dena eta horiek dira gaur gaurkoz herri honi beto eskubidea jartzen diotenak bere burua autogobernatzeko mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpian

estatutua hilda zegoela eta nolabait ere jauzi kualitatibo bat izan zen beste sektore zabal batzuk ere

estatutu horrek nire ustez ez nuke esango estatutu hori hilda dagoenik esango nuke jaio ere jaio ez dela egin oraindik zeren gaur gaurkoz oraindik ez dago beteta eta ordudanik

nabarmena da eta geroz eta muga gehiago ikusten ditugula batetik ez delako bete evidentemente eta gero betetzen diren eremuak ere eskasak direlako eta hau nik esaten dut independentista deklaratua naizela

hori esaten dute eta horregatik daukagu besteak beste autogobernu ponentzia bat legebiltzar honetan eta horregatik ere entzuten diogu

euskadik ez daukala mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzian sinatu eta berretsi zuen estatutu hori beraz gaurko gaurkoz esan dezakegu

konstituzionalista izan estatutista izan edota independentista izan denon artean

eta beteta ez dagoenez berehala bete beharko litzatekeela eta berehala programatu beharko litzatekeela

eta hori gaur gaurkoz inork ezin du zalantzan jarri ez naiz historizista historia ez da materia bat inoiz gustatu zaidana baina uste dut gaur

estatutuaren bilakaera hobeto ulertzeko zein puntutan gauden gaur eta zertarako erabiltzen ari den

nolabaiteko paktu bat egitea eta eskubide historiko batzuen aintzatespen bat edo errekonozimendu bat egitea hau da eaeko biztanleek nafarroakoek ere bakoitzak

eta eskubide horiek aintzakotzat hartzen zituen estatuak eta nolabait ere ematen zion eaeko biztanleriari estatus ezberdindu bat eskubide historiko horiek aintzatesten zituena hasieran estatutuaren

felipe gonzálezen garaian egia da estatutu horren garapena nahiko azkarra izan dela eta hor laurogeita sei transferentzia dekretu

baina pixkanaka pixkanaka ikusi dugu ralentizatzen joan dela prozesu hori eta gaur gaurkoz esan dezakegu oraindik orain

oraindik transferitu gabe daude eta hori oso adierazgarria da zer gertatu da ba hasieran modu nahiko automatikoan egin zirenak gero erabili ziren como mecanismo

eta hori garbi ikusten da transferentzien bilakaera horretan eta bi adibide jarriko ditut

gobernuan mayoria absolutorik gabe egon zenean bederatzi transferentzia eman zituen

hamabost baina transferentzia hauek nola ematen dira ematen dira eskubide aitortu batzuk direlako

inbestidura saio baten truke ematen dira aurrekontu batzuk onartzearen truke ematen dira gobernu bat sostengatzearen truke zerbaiten truke ematen dira

merkantilizazio prozesu bat eta hau horrela esanda norbaitek esango du

orduko lehendakariordeak esan zuen bi mila bian eta esan zuen testualki esaldi bat niri asko gustatzen zitzaidana ha habido que pagar por lo que es nuestro eta hori da azkenean horretan bihurtu da estatutuaren garapena lege organiko horren seriotasun guztia

hau da onartezina den gauza bat eta behin rodríguez zapateroren garai horretatik honantz pare bat errepide baino ez dira linea baino ez dira transferitu eta hor daude erretenituta erretenituta

bahituta eta rehenak askatzeko ba ikusiko dugu zeren truke askatzen ditugun gure bahitutako

horiek eta hau da momentu honetan daukagun sistematika desertu estatutista legediaren inaplikazioa eta nik uste dut

hirurogeita hemeretzian egin ziren promesa horiek bertan behera botatzen dituena falta zaizkigun eskuduntzetatik egia da batzuk sinbolikoagoak direla bai edo

gobernu ezberdinek jaurlaritza ezberdinek aspalditik eskatzen dituztenak exigitzen dituztenak eta gaur gaurkoz oraindik transferitzeke daudenak nagusiki

bata espetxeen transferentziarena eta bestea gizarte segurantzaren aspektu ekonomikoaren transferentziarena zein ari da izaten espainiaren jarrera

egin zigun urteberriko oparia prentsaurreko bat emanaz eta pixka bat esplikatuz zein zen espainiako gobernuaren posizioa gai honetan eta

esaten zaigu transferitzeke dauden azpiegitura nagusiak interes orokorrekoak direla hau da

eta interes orokorrekoak baldin badira ezin dira transferituak izan kasualitatez eaeko azpiegitura guztiak interes orokorrekoak dira beraz ezin dira transferitu primer nivel argumental segundo nivel argumental espetxe transferentziarekin erabiltzen duena ez ez ia garatua dago ia garatua dago transferentzia hori ia garatua dago zeren hezkuntza eta osasungintza bezalako aspektuetan eusko jaurlaritzak baditu hainbat eskumen eta baita ere kanpo segurtasunari dagokionez eta beraz geratuko litzatekeena eraikuntzen kontu bat denez eta politika penitentziarioa zigor kodea

zertarako behar duzue gehiago badaukazue nahikoa hori da segundo nivel argumental eta hirugarrena ere tribunal konstituzionalarena tribunal konstituzionalaren amuletoa oso inportantea da ze tribunal konstituzionalaren amuletoarekin

erosita dagoela eta konstituzioaren interpretazioa dela hain zuzen ere dena inkonstituzionala dela autogobernu gehiago eskumen gehiago eta eskuduntza gehiago de facto inkonstituzionala dela ba oso interesgarria da tribunal konstituzionalak egiten dituen sententzien azterketa bat egitea ezta eta hor daukagu adibidez gizarte segurantzaren eskumenari dagokionez nola aipatzen duen

kaxa bakarraren kontua eta gainera kaxa bakarraren kontuarekin esaten zaigu guri ez zaigula komeni gizarte segurantzaren eskumena edukitzea ze guk egiten ditugun

esleitzen digula eta ematen dizkigula eta guri ez zaigula komeni lege organiko hori betetzea beraz guzti horri gehitzen baldin badiogu de andresek berak esaten duela kataluniako egoera ere aintzat hartu behar dela eta kataluniako egoera desaktibatzen denean bere hitzak erabiliaz hitz egin ahal izango dela ikusten ari gara zein den espainiako gobernuaren borondatea honetaz gain ere badaukagu beste elementu bat eta da santamaríak

erkorekak egindako eskaera guztien aurrean beraz nik uste dut espainiaren mezua oso garbia dela eta

horren aurrean nik uste dut hiru gauza tokatzen zaizkigula egitea eaeko politikarioi

legebiltzar honi hiru gauza oso inportanteak bata herritarrei iruzurrik ez egitea lehena eta inportanteena nik uste dut herritarrei ezin zaiela iruzurrik egin herritarrei esan behar zaie estatutu honek ez daukala nahikotasunik

hankamotza dela eta gainera interbenitua dagoela uneoro eta beraz ez daukala gaur gaurkoz garatzeko aukera gehiagorik esaten zaigu europako autogobernu mailarik altuenetako bat daukala eaek eta hori gezurra da denok dakigu

estatutu horren bilakaeraz ez betetze mailagatik ere ez nahikotasunagatik eta gero egunerokotasunean ditugun erronka eta apustu garrantzitsuetan ikusten dugulako ze mugak ditugun guztiz aplikatuta ere beraz nik uste dut hori zintzotasun hori eskatu behar diogula bigarrena estatu espainiarrari ultimatum bat planteatu behar zaio

sei hilabete gehiago itxaron ditzakegula baina nahikoa dela eta hau ezin da izan un ruego hau ezin da izan eskari bat hau ezin da izan mesedez mesedez emazkidazu niri dagozkidan transferentziak

una autopista o lo que sea hau ezin da izan hori hau izan behar da guri dagokizkigun eskubideak emateko ultimatum bat eta nik uste dut termino horietan oso garbi hitz egin behar dugula

espainiar gobernuak ez ditu bere legeak aplikatu behar nik uste dut hori oso inportantea dela kontutan edukitzea eta gero azkenik azkenik

azken aldian asko entzuten ari gara ehun eta berrogeita hamabostak inboluzio bat suposatzen duela badagoela estatuan

inboluzio horretara jotzeko badagoela daukaguna kentzeko eta gehiago uzkurtzeko tentaldi eta

euskal herria bilduk kezkaz ari da entzuten hainbat adierazpen zentzu batean ezta en plan de virgencita virgencita que me quede como estoy daukaguna gutxienez kontserbatu dezagun ez dugu uste orain momentu denik defentsa estatutista defentsa autonomista bat egiteko

hori egitea bataila politiko inportante bat galtzea dela atzera egitea dela hogeita hemeretzi urte

mota horretako adierazpenak ez direla egokiak bat egiten dugu inboluzioarekin egia da badagoela estatuan katalunian gertatutako gatazkarekin inboluzio horretarako tentaldi nabarmen bat baina egia da ere guk ere autonomia interbenitua daukagula ez daukagu ehun eta berrogeita hamabosta baina daukagu tribunal constitucional eduki dugu loapa dauzkagu

ematen ez zaigun guzti hori daukagu autonomia estatutu bat garatu gabea recursos de inconstitucionalidad conflictos de competencia dauzkagu beste mota guztietako interbentzio mailak

motza eta interbenitua eta beraz ez dut uste momentua denik horren defentsa egitekoa hori galtzea litzatekeelako ponentziaz ere aipamen txiki bat egin nahiko nuke ematen du ponentzia honetan ez direla uneak ponentzia honetan aurrera egitekoan

eta uste dut ere hori ere ez dela bide zuzena eta kasu honetan elkarrekin podemosi buruz ari naiz uste dut ez dela zuzena

beto eskubide hori jartzea eta uste dut hemen egin behar duguna dela

egitasmo demokratiko bat herri honen nazio izaera aitortzeko eta herri honi erabakitzeko eskubidea bermatzeko eta hori izango da

eta amaitu nahi nuke idoia zenarruzabeitiaren esaldi batekin honen harira iruditzen zaidana oso inportantea dela siempre

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos garcia anderea zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz

historizista egin gabe baina orain artxiboa pixka bat begiratuta

proposamen honek behintzat antza handia duela bere garaian

uztailean ganbara honetan eduki genuen debatearekin

baina ezer asmatu gabe jo dezagun garai hartara

proposamen berdinaren alde bozkatu genuen pnv

eta ezker batuak alderdi sozialistak eta popularrak kontra bozkatu zuten eta euskal herria bildu ez orduan euskal herritarrok

eta horrek luzapen bat eduki zuen garapen bat eduki zuen eta

ezker batuarekin hemen alde bozkatu zuen bezala

bozkatu zuen ezetz ez zuen onartu ezta tramitera ere estatutuaren erreforma halako mutazio bat gertatzen da hemen bai baina gero han transformatu egiten dira gauzak eta

ikusten da proposamenean daudela salaketa eta eskaera ere bai

eta gero adierazpena ez salaketarekin ados gaude noski eta espainiako

bai egitasmoa eta egutegia ados gaude eta adierazpenarekin ere bai hau da gernikako estatutua betetzeak bere osotasunean betetzeak

estatutua bera edo marko juridiko politiko berria aldatzeko egon daitezkeen proposamenak eta beti

gehiengoaren eskutik eta laugarren puntu bat sartzen da momentu honetan eta da estatutuaren garapenean ze portaera politiko egon diren eta horri behintzat kapitulu bat eskaini nahiko nioke hala eta guztiz ere pentsatzen dut testuan zioan eta gero

edo ez dut behar bezala ulertu baina momentu batean esaten duzue

baina estatu espainolak mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzian hartutako konpromiso guztiak

duelako marko juridiko politiko berria gutxieneko bermeekin eraiki ahal izateko hori esaten duzue testuan

unas mínimas garantías el nuevo marco jurídico político ados egon naiteke kontzeptualki baina ez dut uste behintzat guk ez daukagu aparteko esperantzarik hori gertatuko den

horregatik gure proposamenean autogobernu batzordean aurkeztu dugun proposamenean berresten dugu eta aldarrikatzen dugu estatutuan

lehenengo estatutua bete bigarren transferituak izan ziren baina indargabetu edo gutxituak izan diren eskumenak berrindartu behar dira bere onera ekarri behar dira eta hirugarren atala

hazkunderako bloke horretan euskal gizartearekin euskal herritarrekin zerikusia duten gizarte politika publiko guztiak

guzti horien eskumenak legebiltzar honetan behar dela azkenean

etorkizuna guztion artean eraiki behar baldin badugu presente eduki behar ditugu

baita ere ekonomikoak eta politikoak nola ez herri eskubideak ere horregatik hiru atal horiekin guk aurkeztu dugu autogobernu batzordean

genuen eta guztiok aukera izan dugun oportunitate horretan guk gure proposamena egin dugu hau da reafirmar

tanto garcía andereak eta baita ere ugarte andereak pnv eta estatutuaren garapena

erreplikan bukatzen joan bai bai esateko

eskerrik asko erantzuteko txandan eh bildu taldearen buruzagia

estatutua bozkatu zenean hiru urte nituen baina bozkatuko banu ezezkoa bozkatuko nuke

eta arzuagaren ondoan eserita nagoelako ez da sorpresa

gainera esan behar dut badirela beste batzuk momentu horretan alde bozkatu zutenak

hemen dagoena gure bankadan dagoena gure bankada

behin hori esanda esan nahi nuke esaten duzuenean que goza de buena salud

frivolizar bastante frivolizar bastante zeren uste dut herri honek behar dituela egun dituena baino mekanismo gehiago

eszeptizismoan autonomia estatutuarekin kontra jo dugu momentu batzuetan bai iruditu zaigu ez dela mekanismorik eraginkorrena eta berriro diot

con un montón de agujeros uste dut egin dela gaur gaurkoz errealitatea da eta gainera es que

beti irmotasunez puntu berean egoteari inolako birtualitate ez pertsonalik eta ez politikorik aurkitzen gaur gaurkoz eh bilduk planteatzen duena ez da estatutuaren defentsa irmo bat

daukan posizio politikoa esaten duena da estatutu hori ez dela garatu ez dagoela ondo inboluzio bat ari garela bizitzen eta gainera uzkurdura bat ari garela bizitzen hau da

atzera ari garela egiten beste batzuek ez direla amaitzen garatzen eta gainera euskal herriak dituen beharrak oso ezberdinak direla eta ez dela nahikoa daukagun autogobernu maila

ez litzateke nahikoa izango gaur gaurkoz ditugun erronkei aurre egiteko pentsioak direla herritarren ongizatea dela politika industrial sendo bat garatzea dela politika fiskal sendo bat garatzea dela

estatu egiturak behar ditugu eta hori horrela da eta gaur gaurkoz daukagun estatutu endeble eta gaixo hori

ez zaigu balio horregatik besteak beste dago autogobernu ponentzia bat ez delako nahikoa

beraz egitea horren defentsa sutsua gaur gaurkoz eta esanaz autonomia estatutua izan dela ez dakit zer nolako maravilla nik uste dut maravilla izango balitz gaur gaurkoz denok egongo ginela hemen defendatzen

izango da beraz nik uste dut berriro diot historia historia da posizio ezberdinak egon dira

madrilek ez daukala inolako borondaterik ez daukala inolako borondaterik eta sei hilabeteren buruan ikusiko dugu autogobernu hori garatzeko zeren orain esaten ari garena da bilateralitateari bitartez bileren bitartez eta negoziaketen bitartez lortuko dugula ez dakit zer nolako garatze maila

duela hogeita hemeretzi urteko lege organiko bat bete ezin baldin bada zertan ari gara

ari garena esaten da hogeita hemeretzi urteko lege hori betetzea garantia bat izan beharko litzatekeela agian igual testuan

erditu nahian herri honetan aurrekoa ere lege organiko bat dena ere betetzen ez baldin bada ari eta hori da argitu nahi dugu eta argitarazi nahi diogu herriari

gobernu espainiarra erretratatu egin beharko da eta esplikatu beharko dio herri honi

duela hogeita hemeretzi urte egindako itun hori garatzeko eta behin hori eginda hemengo indarrok erabaki beharko dugu herritarrekin batera zer nolako pausuak ematen ditugun zer egingo dugun zeren zer egingo du eusko jaurlaritzak sei hilabete barru

erantzunik ematen ez baldin badu batzorde mistorik deitzen ez baldin badu planteamendu bat mahai gainean jartzen ez baldin badu zerbait pentsatu beharko dugu edo zer jarraitu behar dugu beste hogeita hemeretzi urte

urgentzia handia daukala herri honetan beste estatus baterako jauziak ematea uste dut

egon diren gobernu ezberdinek ez dutela eduki inolako borondaterik estatu kontua dela eaeri autogobernu gehiago ez ematea eta zeukan hori ere uztea edukiez

horien artean egin behar ditugula akordioak erdietsi behar ditugula akordioak

hirurogeita hemeretziko estatutua bere osotasunean eta nola egingo dugun beste estatus berri bat garai hauetara egokitua modernoagoa eta benetan baliabideak ematen diguna
besterik ez eskerrik asko ugarte andrea elkarrekin podemos

eskerrik asko pastor jauna talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak egibar jauna zure da hitza

antzeman dut bai garcía eta ugarte andreen

jaio berriak izango bagina eta bazinete bezala egin duzuela hausnarketa azkenean zerorrek esan duzu estatutua bozkatu zenean nik hiru urte neuzkan eta bozkatzeko aukerarik edukiko banu gaur ba ezezkoa bozkatuko nuke

hogeita hamabost urte pasa dira hogeita hamabost urte eta nik aitortzen dut ba beno eh bilduk momentu honetan

martxan jarri zuela eta ondorio garbi batzuk antzeman daitezke aurreko estrategiaren inguruan etorkizunari begira baino erabaki guzti horiek benetakotasun hori ere frogatzeko dago

beti egiten duzuen ariketa da nola koalizioan badauden bere garaian estatutua defenditu zutenak besteak beste carlos garaikoetxea lehendakaria eta

eako hainbat kide ba egiten zuen garaikoetxea jarri aurrean eta zuen atzean jarri eta benga aurrera joango gara garaikoetxea ez erabili eskudo bezala egin aitorpen bat

bere osotasunean eskumen guztiak ez dituelako gordetzen ba bueno badirudi hori eztabaidagarria dela

estatuto nacional de autonomía delakoa laurogeita bian ezker abertzaleak sortu zuena

hamarkada luzeetan orduan benetakotasun hori ia a ver egiaztatzen den eta ikusten dugun

marko honetatik habiatuta zergatik abiatu behar dugu gaur daukagun honetatik estatus politiko berri bat garatu nahi baldin badugu

idatzita nola ikusten dugun zuek ere bai orduan ikusi beharko da ia a ver ematen den tamaina handiko uztarketa bat legebiltzar honetan guk esan duguna da lehen estatutuaren defentsan

askotan partidu nagusi bezala ibili garela bakarrik

zergatik bakardadean izan den ala ez jakiteko gizartera begiratu behar da eta gizarteak autogobernuaren zutabeak sendotu nahi ditu eta aurrera egin nahi du hor

guzti hori berreskuratuta eta indartuta eta quantum hori gehituta noski baina guk alderdi popularra eta alderdi sozialista alderdi popularra ez dugu gurekin gobernatu hemen behin ere alderdi sozialista bai baino alderdi sozialista eta alderdi popularra izan ziren loapa asmatu zutenak eta guk badakigu hemen zein masa kritiko daukagun

eta bere eskubideen defentsan bakarren batzuk zer estrategi erabili duten hamarkada luzeetan eta hori ez duzue analisian sartu behar estatutuaren azterketa egiterakoan ez duzue hori aztertu behar zergatik esan duzu ez zara historizismo gaietan sartuko baina hori histori politikoa estrategi politikoa da eta hori kontutan eduki behar da

ikusi neurtu eta baloratzeko señora garcía

eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaituta

bat lau arazorik badago

bere osotasunean bozkatuko dugu orduan eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa osotasunean bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamasei boto aldekoa bederatzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da

espetxealdi iraunkor berrikusgarria defendatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuko gara euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

eskerrik asko castelo anderea elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

alderdi popularrak presoaldi iraunkorra mantentzeko proposamena ekarri du gaur eta gure jarrera nola ez guztiz kontrakoa izango da proposamen horri gure taldean

eta arrazoi asko daude aurka egoteko presoaldi iraunkorra ez da beharrezkoa ez ditu krimenak saihesten

agindutakoa betetzen giza eskubideen kontrakoa da eta gure balore humanistak urratzen ditu

eztabaida hau ekartzea hona gaur euskadira ekartzea akats bikoitza da alderdi popularraren aldetik

eguerdi on guztioi eta eskerrik asko lehendakari andrea hitza
emateagatik sémper jauna saiatu zara zure interbentzioan

nolabait esplikatzeko juridikoki eta teknikoki planteatzen den proposamena

bidegarritasun guztia zeukala saiatu zarela ere esplikatzen ba planteatzen dena errespetatuko dituela eskubide fundamentalak

eginda dagoela eta nolabait esateko europarako estandarrak jasota daudela proposamen horretan baina nik uste dut hori dela gauza bat saiakera

benetan proposamen honen atzean dagoena ikusita hori egia izatea eta nik esaten dizudana da ez da egia planteatzen duzuna

zeintzuk diren eta nola argudio horiek incluso horiek ez direla benetakoak eta ez direla egiazkoak

inportantea oso inportantea dela eta mahai gainean izan behar dugula eta da legeak

eta lege horren aplikazioa zelan lotzen dugu gizarteak nahi duena eta zer nolako gizartea nahi dugu

eta nik uste dut lehen hemen aipatu da debatea dela politika penitentziarioa bai baina baita ere hori

zein baloreak nahi dugu jarri gizartean

eta zuen baloreak eta gureak eta guk nahi dugun gizartea eta nola nahi dugun lege horiek

eta horregatik zuen legeak zentzu batekoak dira eta gureak beste

beti ez da bidezkoa beti ez da legitimoa eta beti ez dituzte errespetatzen eskubide fundamentalak eta adibide asko eta asko daude

ateratzen direnerako eta zelan aterako da eta zelan aterako da baina eske dago beste gauza bat

hirurogeita hamar urtegaz sartzen dena eta berrogei betetzen dituena

agian ez da irtengo eta horri lotu behar dotzuguna da

zigor horiek lehenengo graduan isolamenduan horrek daukan ondorio guztiekin y hay una cuestión

zuk aipatu duzu biktimak aipatu duzu eskaerak aipatu duzu eskakizun zabal bat dagoela gizartean horren aldekoa

ez dakit nik hori ez dut entzun baina nik argi daukatena da

biktimek ezin dute inoiz bez eta kasu honetan ere ez kondizionatu legeak

herri batean ze gaia onura soziala eta gizartea kontzeptu askoz zabalagoa da eta egiten direnean gauzak

egin behar dira orduan zuek esaten duzuenean biktimei honekin gauza askorekin amaitzen dela

badakizue ez dela egia eta hori planteamendu hori guzti horietatik kanpo dago

en contra de la proposición hori hemen esaten dugu baina madrilen ere gauza bera esan genuen eta zuen proposamena gainera berandu dator ze proposamen horretan planteatzen dira gauzak kongresurako eztabaida horretarako eta eztabaida eginda dago eta kongresuan

argitu dira eta azken erreflexioa eta hau izango da gure

arrazoi guzti honengatik ez dugu zuen proposamena babestuko eta ezetz esango dugula
eskerrik asko goirizelaia anderea euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

sailburu andrea legebiltzarkideok jaun andreok eguerdi on guztioi nuestro grupo parlamentario

irmotasun osoz uste dugulako horrelako zigorren atzean

eta hori ez dela bateragarria arrazoian eta funtsezko eskubideetan oinarritutako sistema batekin

berme juridikoetan eta zigor printzipioetan eta zigor legeen eredurik txarrenetakoa

egindakoa bestalde zalantzan jartzen dugu lege horren konstituzionalitatea egia da eztabaida nagusia ez dela hori arduratzen diguna ez da legalitatea eta konstituzionalitatea baizik eta horren egokiera eta beharra eta euzko abertzaleak taldearentzat ez da ez egokia

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

eskerrik asko sémper jauna euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

eskerik asko castelo andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza

honen aurrean euzko alderdi jeltzaleak

zuelako bertan behera bota behar dela artikulu hau eta lege hau ez eztabaida sortu da horrekin batera zuek nahi izan duzuelako

handitu eta sartu horretan gauza gehiago eta horregatik hasi zen eztabaida eta horregatik kalera eraman zen eztabaida hau gauza biak kontuan hartu behar dira eta horrekin debate soziala sortu zen

babes handiko gauza dela eta babes sozial handia daukala

begiratu zer egin dudan hasi naiz begiratzen interneten noren babesa daukan eta zer babesa daukan alde batekoa eta bestekoa eta nortzuk dauden alde eta nortzuk dauden kontra

baina nik azkeneko hitza eta horretarako hartuko dut mugimendu feministak eta emakumeok erabiltzen dugun esaldi bat

argi daukagunean ez dugula nahi gauza bat eta esaten dugu no es no kasu honetan gauza bera guk ez dugu hau babesten gu

eskerrik asko goirizelaia anderea euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamar boto aldekoa sesenta y cuatro contra beraz ez da onartu jatorrizko testua

emakume nekazarien estatutua martxan jartzeko jaurlaritzak hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

lopez de arroyabe andrea zurea da ekimena aurkeztu eta defendatzeko

hacer réplica egun on guztioi eskerrik asko tejeria andrea

orain dela aste batzuk eh bilduk interpelazio bat ekarri zuen ganbara honetara interpelazio zuzena interpelazio argia emakume nekazarien estatutuari buruz egun horretan

aitortu zuen denbora pasa dela bi urte eta erdi pasa direla eta betebeharrak egin gabe daudela gobernuaren aldetik alde horretatik eskertzen da aitortza bai baina berriro eskatutako pausuak ematera ba gonbidatzen dugu eta hau da gaurko helburua bakarra alde batetik

eta beste aldetik emakume baserritarren egoera plazaratzea eta ez dut errepikatuko interbentzioa

gobernuari eskaintza formal bat egin genion egun horretan formal eta serio bat eta gaurkoan berriro mahai gainean ipini nahi dugu eskaintza hori bai
beharrezkoa ikusten dugu neurri zehatzak hartzea emakume nekazarien egoera argitaratzeko isiltasuna mesedez

eta salatzeko beste aldetik gure proposamena oso argia da eta eskertzen dugu ere talde guztien negoziatzeko

egun horretan argi eta garbi esan nuen gure asmoa ez zela gobernuari jotzea errepikatzen dut gainera gaur

borondate politikoa bakarrik eskatzen dugu eta elkarlana eskaintzen dizuegu

ez nintzen etorri lanera esan dudanez baina borrokatu egin nuen hori bai

benetako greba bat egiten badute arazoak sortuko lirateke bai herrietan bai baserrietan baina bai bere bizitza pertsonaletan helduko da eguna hori beharrezkoa izango ez dena

eta eskerrik asko irakurriko dut erdibidekoa batez ere esateko

eskerrik asko mahaiburu anderea legebiltzarkideok elkarrekin

eskerrik asko eskerrik asko arana anderea euskal talde popularren ordezkaria lópez de ocariz anderea zurea da hitza

legebiltzar buru anderea sailburua legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

abian jartzeko jaurlaritzak hartu beharreko neurrien inguruko mozioa dugu gaur eztabaidagai emakume nekazarien estatutua aho batez onartu zuen ganbera honek

nekazaritza sektoreen emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzea da ukaezina da emakumeek euskadiko landa garapenean duten garrantzia

diskriminazioa pairatzen jarraitzen dute estatutu honek ahalbidetzen du itzalean egindako eta

eta beren eskubideak oinarri hartuta zehazten du zer egin behar duten administrazio publikoek ezinbestean bermatzeko eskubide horiek benetan betearazten direla legeak beharrezko neurriak jasotzen ditu tratu eta aukera berdintasuna egon dadin nekazal sektoreko emakume eta gizonen artean eta noski

molina andrea erantzunen txandara pasatuz lopez de arroyabe andrea zurea da hitza

con perspectiva de género eskerrik asko eskerrik asko
arana anderea euskal talde popularraren ordezkariak ez du hitzik hartu behar prieto jaunak ez du hitzik hartu behar

bertatik bai zure baimenarekin

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu eh bildu elkarrekin podemos

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika boto aldekoa aho batez onartu da beraz onartuta geratzen da erdibideko zuzenketa